esango dizuet lehenengo puntua laugarren puntuan ikusiko dela eta laugarren puntuarekin hasiko gara orain gai zerrendako laugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena eaeko lurraldean

talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria casanova jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

barkamena eskatu beharko diot nire taldearen izenean beste taldeko bozeramaileei

neu ere oraintxe bertan enteratu naiz eta arrazoi sendoak daude horretarako gero azalduko dizkizuet baina edozein kasutan behartzen gaitu pixka bat diskurtsoen preparazioan

regresivas que se nos han impuesto eta hau da besteak beste gaur hona ekarri dugun proposamenarekin egin nahi duguna aurre egitea egindako murrizketei aurre egitea desberdintasunak areagotzen ari diren politikei aurre egitea aberatsen aldeko politikei

legislatzea gehiengoaren alde aritzea gaur proposatzen dugu gure erkidego autonomoan soldata minimo berri baterantz abiapuntua guk uste dugu gure erkidegoan gure herrian

dagoen beste soldata minimo ezberdin bat edukitzea arrazoi ezberdinengatik proposatu dugu mila berrehun eurorantz abiatzea mila berrehun euroko minimorantz abiatzea zergatik mila berrehun euro hemen

hori izango zelako transposizioa estatu espainolean indarrean dagoen soldata minimotik gure baldintza sozioekonomikoetara moldaketaren ondorioa estatu espainolean bederatziehun eurora igo da azken boladan eta guk pentsatzen dugu gure bizi

estatus sozioekonomikoaren arabera ehuneko hogeita hamairua heren bat igo beharko zela zergatik estatu espainolean barne produktu gordina per capita gutxi gorabehera hogeita bost mila euro direlako

beraz hemen egoera sozioekonomikoa altuagoa da bizitzaren kostea ere altuagoa da gauzak garestiagoak dira eta dagoeneko estatu espainolean soldata minimoa baldin bada

euskal herrian soldata minimoa jasotzen duten langileak estatu espainoleko egoera parekidean dauden langileen baina ehuneko heren bat pobreagoak dira

soldata hori eta urrats bat eman behar dugu adaptatzeko gure errealitate sozioekonomikora heren bat igotzen badago ere beste

euroko zifra mahai gainean jartzeko europako gutun sozialak

artikulua soldata minimoak egotea gizarte guztietan eta soldata minimo horiek

kontzeptu hori bizitza duinari beranduago jarri zaizkio data zehatzagoak eta gutun sozialaren irizpide interpretatiboen arabera

izan behar du bataz besteko soldataren ehuneko hirurogeia beraz gure erkidegoan bataz besteko soldata bi mila euro gutxi gorabehera baldin badira horren ehuneko

izango lirateke eta hirugarren arrazoi bat badago eskatzeko hemen mila berrehun euro izatea sindikatu nagusiek

hala eskatzen dutelako aspaldi eta eragile sozial hauen aldarrikapen nagusietako bat dela mila berrehun euroko soldata minimoa beraz gure

egokitzeko gutun sozial europearrari erantzuteko eta langileen aldarrikapenari erantzuteko

soldata minimoaren bidean urratsak eman behar ditugu

eskuduntza ez da gurea ez dago ganbara honetan ahalmen legislatiboa dekretuz edo legez soldata minimoa ezartzeko hori madrilen eskuduntza da eta

eta eskatzen dugu ere euskal lan harremanetarako euskal esparruaren eraikuntzan soldata minimoaren inguruko eskuduntza ere hona ekartzea euskal gizarteak

bere soldata minimoari buruz ere bai baina dagoeneko eta momentuz zoritxarrez hori ez da horrela eta moldatu behar gara aritzeko daukagun errealitate juridikoaren aurrean

ez du esan nahi ez daukagula aukerarik gauzak egiteko eta gaur proposatzen duguna da gauzak egiteko bide bat bide legala bide gauzagarria bide

bi urrats bi bide jorratzea alde batetik administrazioaren partetik eskatzen dugu de facto bere kontratazio politika guztietan mila berrehun euroko soldata minimo hori jartzea bai kontratazioetan bai

enplegua sustatzeko egiten diren plan guztietan hori posiblea da minimo hori de facto ezartzea eta administrazioarekin zerikusirik daukan sortutako edozein enplegutan

minimo hori ezartzea badago beste bide bat langile gehiago afektatuko zituena bada sustatzea eusko jaurlaritzaren partetik eta ganbara honen ekimenez lanbideen arteko akordio bat alderdi edo alde sozialen arteko akordio bat zeinean finkatuko zela de facto ere

euskal erkidegoan sinatzen diren hitzarmen guztietan ahalmen hori badaukagu horrelako

duela bi urte negoziazio kolektiboaren egituraren inguruko lanbide arteko akordio bat sinatu zen honek badauka oinarri juridikoa langileen estatutuaren laurogeita hiru puntu bi eta laurogeita hiru puntu hiru artikuluetan

lanbideen arteko akordioak egiteko gaitasuna eta beraz hau guztiz posible eta legala da baina pentsatzen dugu hainbat eragile sozial bultzada bat

hainbat eragile esaten dudanean esan nahi dut hain zuzen ere patronala sindikatuak prest egongo lirateke horrelako akordioaz sinatzeko baina patronala ez dago prest horretarako pentsatzen dugu ganbara honen indar moralarekin eta baita ere

bere eginkizuna bete beharko zuela patronala horrelako akordio batera eramateko zoritzarrez hau ez da posiblea izango ez da posible izango

kontra bozkatuko dutela berriro ere ostrukarena egingo sute eta bere erantzukizunari muzin egingo diote

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko hernández jauna euskal sozialistak castelo anderea zurea da hitza

andrea lehendakari sailburua legebiltzarkideok jaun andreok egun on guztioi el debate que hoy

ez duen taldearen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

solo hay que leerlo eskerrik asko damborenea jauna erantzunen txandara pasatuz eh bilduren ordezkaria casanova jauna zurea da hitza

eskerrik asko casanova jauna elkarrekin podemos taldearen ordezkaria

hernandez jauna euskal sozialistak castelo andrea zurea da hitza

aurpegi horrekin begiratzen banauzu ez dakit baimena ematen didazun ala ez bai bai ni ere bai zu zer zer nahi duzu aipatu nautenez bakarrik

eta beste taldeek erdibidekoa jaso dute eztabaida martxan zegoenean bai bai atzo itxi zen erdibidekoa pentsatzen genuen gaur goizean beraiekin partekatzea

taldeek denbora nahikorik izan duten azkeneko aldaketak baloratzeko

baina beste taldeek nahi badute edo denbora aztertzeko edo puntuka bozkatzea

ez dut ezer esan ez dakit zerbait esan nahi duten bozketara pasako gara

elkarrekin podemos taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialistak sinatu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hogeita hamazazpi boto aldekoa hogeita zortzi contra bederatzi abstentzio beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua

lan istripuak desagerrarazteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den hernández jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu

muchas gracias eskerrik asko hernández jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz

aurtengo urteak hiru hilabete besterik ez ditu eta ezin dugu esan urtea ondo hasi dugunik lan istripuei dagokienean behintzat

eta ezin dugu esan ezta pasaden urtea ondo amaitu genuenik ere iazko urtearen balantzea ere ez baitzen bat ere ona izan

hogeita hamazazpi langile euskal autonomia erkidegoan osalanen datuen arabera eta lan istripuak ere ez doaz behera

datuak datuak txarrak dira oso txarrak lan eta gizarte segurantzako sailburuordeak eta

halaxe aitortu zuten lan osasunaren alorrean

batez ere heriotza dakartzaten lan istripu larriak baina laneko gaixotasunak ere

eta honetan ere jarri behar dugu azpimarra lan gaixotasunek ere gora egin dute eta hauek kontabilizatu direnak asko gelditzen baitira kontabilizatu gabe laneko gaixotasunak ondo detektatu behar dira beraien aitorpena

onartu behar da gero eta anitzagoak diren lanak

eta hauentzako babes neurriak eta tratamendu egokiak jarri behar dira langileon eskura

ikerketa ezberdinek argi uzten dute lan istripuen eta lanbide gaixotasunen jokaera lan istripuz hildako pertsona bakoitzeko lanbide gaixotasunaren eraginez hemezortzi heriotza gertatzen dira bataz beste europako batasunaren testuinguruan ezinbestekoa da langileon osasuna bermatzea lana modu duin eta seguruan burutu ahal izateko eskubidea dugulako lanera joan eta etxera osasuntsu itzultzeko eskubidea dugulako

gure osasunean ondorio kaltegarririk ez eragiteko eskubidea dugulako eta hau dena administrazio publikotik bermatu behar da

langileon eta enpresen inplikazio osoarekin eta uste dugu langileon osasunaren ardura hartu behar duena gure

unibertsal baten aldeko apustu sendoa egiten dugu

lan osasuna ere osasun sistema publiko horren barne egon beharko litzatekeela bere diziplina guztietan honek gure osasun sistemari suposatuko liokeen gain kostua nola finantzatu

baina honetan enpresek parte hartu beharko lukete gaur egun egiten duten moduan gizarte segurantzaren bidez

ez mutuen eta patronalaren menpekoa kontrol publikoa da bermatu behar duguna lan osasunari dagokion aspektu guztietan

ikusten da hori dela herrialde aurreratuenen eta sistema publiko sendo baten alde egiten duten herrialdeen hautua baina dirudienez

edo batzuek noranzko horretan jarri nahi gaituzte gero eta kontrol publiko gutxiago eta gero eta interferentzia interesatu gehiago ba guk ez

eta behin eta berriz esan dugun moduan osasun sistema publiko sendo baten aldeko apustua egingo dugu lan istripu eta gaixotasunak ez dira

enplegu eta lan baldintza kaxkarrak egiazko prebentzio eta babes neurri ezaren ondorio zuzenak dira inork ez du ukatzen jada lan istripu eta gaixotasunen atzean prekaritatea dagoenik beraz

elkarrekin podemos taldeak aurkeztu duen legez besteko proposamen honetan egiten den adierazpenarekin guztiz bat

benetan uste dugu laneko osasuna eta segurtasuna lehentasunezko gai politiko bat direla eta gure kezka adierazten dugu laneko istripu larriak eta oso larriak gehitzen ari direlako gure erkidegoan ere halaber salatu nahi dugu laneko heriotza eta istripu ia guztiak ekidin ahal direla hernández jaunak ondo esan duen bezala

eraso bat direla ildo horretatik beraz gure elkartasuna ere adierazten diegu ezin justifikatuzko gaitz horren biktima guztiei

bat egiten dugula adierazi nahi dut jarduera sektore bakoitzeko lan istripu kopuruaren diagnostiko zehatz baten beharra ikusten da eta jaurlaritzari eskatzen zaio diagnostiko hori egitea

diagnostiko horren helburua lan istripu kopuruarekin amaitzeko ekintza plan bat egitea izan behar da eta noski

uste dut hemen gauden inork ez duela zalantzan jarriko horren beharra jakitun izanda zein izan den azken urteotan lan istripuen bilakaera eta eragina lan arriskuen prebentziorako lurralde edo sektoreko ordezkarien figura sortzeari dagokionez ezin esan guztiz bat egiten dugunik gure zalantzak sortzen dizkigu figura honek

figura hau sortu den tokietan ez duelako lan istripuen murrizketa ekarri bere horretan gainera hemen gehiengo sindikalak hernández jaunak esan duenaren kontra ez du halakorik nahi ez behintzat planteatzen den moduan eta ikuspuntu horretatik sindikatuen gehiengoaren kontra sindikatuei liberatuak emateak ez dugu uste zentzurik duenik

eta hartzen diren neurrien inguruan jaso genituen edo eskatu genituen agerraldietan hainbat eragile sozialek eta tartean enpresa elkarteak ere honelako proposamen bat egin zutela eta guk behar hori bai ikusten dugu baina ez planteatu den bezala proposamen honetan ez dugu adostasun batera iristeko aukerarik izan ikuspegi ezberdina izan dugulako batez ere

eta hauei erantzuten die gure zuzenketak guk ere lan arriskuen prebentziorako lurralde ordezkari figura sortu beharra ikusten dugu

langileen babeserako neurriak bermatzeko helburua izango duena baina ez dugu uste hemen planteatzen den moduan izan behar denik bi aspekturengatik lehenengoz ez dugu uste lanbide arteko akordio bidez sortu behar denik lehen esan dudan bezala langileon osasuna administrazio publikotik bermatu behar dela iruditzen zaigu osasun sistema publiko sendo batetik eta lan arriskuen prebentziorako lurralde ordezkari hauen administrazio publikotik sortu behar dela iruditzen zaigu lanpostu tekniko bat izan behar dela uste dugu eta egokiena osalanen lanpostuen zerrenda barruan sortzea izan liteke oposaketa bidezko lanpostuak izan beharko lirateke eta ez erakunde sindikalek izendaturiko ordezkaritzazko lanpostuak

funtzioa ordezkaritza sindikalik eta prebentzio ordezkaririk ez duten enpresei laguntzea izan behar da nagusiki hori bai esan duzula

ordezkari sektorialak izan behar direnik ez behintzat sektore guztietako ordezkariak batez ere sektore ezberdinetan egoera oso ezberdinak aurkitzen ditugulako agian siniestralitate altuenak dituzten edo azaltzen dituzten sektoreetan

honekin ere ba gure zalantzak ditugu eta amaitzeko

proposamenean jasota datorren azken proposamenari dagokionez administrazio publikoaren eremuan ez dugu ikusten lan arriskuen prebentziorako lurralde ordezkaritza beharrezkoa denik ez baita siniestralitate altua duen sektore bat beraz

sektorekako diagnostiko zehatz batek eta ekintza plan bat beharrezkoak dira bai lan arriskuen prebentziorako lurralde ordezkari figura ere beharrezkoa da bai

bermearekin eta amaitzeko nagusiki langileon osasunaren ardura gure osasun sistema publikoarena izan beharko litzateke eskerrik asko
eskerrik asko otamendi anderea euskal sozialistak sánchez

eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria otalora andrea zurea da hitza

andrea lehendakari sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi

osasunarekin eta laneko segurtasunarekin lotutakoa gai honetaz

funtsezkoa da administraziotik beharrezko ekimenak garatzea bideratutakoak lan arauak egoki betetzera zalantzarik gabe baina ardura hori partekatua da inplikazioa alde guztietakoa izan behar da

eta inplikatutako alde guztietatik enpresak sindikatuak langileak izan ere bestela

inoiz ez du behar bezala funtzionatuko eta egia da

ganbara honetan hainbat aldiz adierazi dut eta berriro esango dut

erantzunen txandara pasatuko gara elkarrekin podemos taldearen

zurea da hitza eskerrik asko

sozialerako mahaian ez dago hemengo gehiengo sindikala ordezkatua eta gainera gehiengo sindikal hau mahai

hemengo gehiengo sindikalak ez du ikusten lan prebentziorako lurralde ordezkari horren figura ez behintzat planteatzen den moduan beraz asko kezkatzen nau jakiteak esan den bezala mahai hori osatzen dutenek begi onez ikusten dutela proposamen hau

gehiengo sindikalaren aurka joango da proposamen hori uste dut ez dagoela gehiago

jarraituko dugu alde guztietan defendatzen sei baino langile gutxiago dituzten enpresek eta beraz ordezkaritza

ez duten enpresetan figura hori beharrezkoa dela noski beharrezkoa dela es que esan dut ikusten dugu figura horren beharra badagoela

horiei laguntzeko baina esan dudan bezala betiere eta kontrol publikoarekin hala uste dugu egin beharko litzatekeela eta pozten nau jakiteak behintzat legezbesteko proposamen honetan planteatzen den edo jasotzen den lehenengoko

sektorekako diagnostiko zehatz bat eta ekintza plan bat egingo direla oso oso beharrezkoa ikusten dugulako hemen planteatu den bezala bai arbulo jaunaren aldetik eta baita hernández jaunaren aldetik

taldeek ez bozkatzea honen alde baina badirudi hala ere irten irtengo dela beraz diagnostiko horren eta

zain geldituko gara eta adierazi

uste dut garbi geratu dela baino bueno lehenengoko puntuari gure babesa noski emango diogula eta bigarrengo eta hirugarrengo puntuei

eskerrik asko otamendi andrea euskal sozialistak

eskerrik asko eskerrik asko otalora anderea euskal talde popularraren ordezkaria

amaitu da eztabaida eta elkarrekin podemos taldearen legez besteko proposamena bozkatzera goaz

orduan bozkatuko dugu lehenik bozkatuko dugu elkarrekin podemosen jatorrizko testuaren lehen puntua bozkatu dezakegu

lehen puntua onartuta geratu da jarraian bi eta hiru puntuak bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu

ez dira onartu bi eta hiru puntuak gai zerrendako

lehenengo puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

proposatzeko ponentzia bat eratzearen inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda larrion andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

legebiltzarkideak sailburuak egun on egun ederra benetan gaur duguna lagun dugu goizero irratia pizten dugunok eguraldia entzuteaz gain errepideen egoera ere entzun izaten dugu trafiko arazoak non dauden goizero kontatu egiten digute gaur hona etortzeko zuetako gehienek ere

egun europan kotxea baita mugitzeko gehien erabiltzen dugun bidea edozein kotxean urtean hamairu mila kilometro bataz beste egiten dugu eta norbait

autobusak baitira garraio publikoaren ehuneko berrogeita hamabosta gehienok ibilgailua ezinbesteko tresna dugu automobilgintzaren

genevakoa izaten da urtero antolatzen den bakarra europan

ikusgai izan dugu hainbat joerak eta kezkak adibidez eta jaguar land rover ez dira hurbildu aurtengoan milaka

urtarrilean iragarri ostean brexitaren ondorioak automobilgintzan ikusgai izan dira jada genevan kotxe elektrikoen presentzia

izan zen ere bai genevan baterien kostuak jaisten ari direlako eta zero emisioen kotxeen eskariak gora

kotxe autonomoak etortzen ari dira baina oraindik ez alde batetik teknologia ez dago oraindik prest eta bestetik gidari askok oraindik beraiek gidatu nahi dute

guztiz autonomoak iragarrita daude bi mila hogeita bost urterako eta bi mila hogeita birako iragarrita dago aston martinen lehenengo subautonomoa

aurkeztu zuen hirian mugitzeko kontzeptua irauliz egun hirietan

bat erabiliz kotxe txiki hauek hartuko ditugu aurrerantzean

ikusi izan direlako europako edozein automobilgintzari buruzko txostenean irakurri egiten duguna irakurtzen duguna errealitatea delako jada

dagoelako aldaketa honek guztioi eragingo digutenak eta eragingo digula esaten ari naizenean ez dut esan nahi bezero moduan bakarrik hori baita

ekoizpen sistema zenbat aldatu den gure herrian zer kontatuko dizuet atzo ikurrak ziren industria asko desagertu dira euskalduna la naval altos hornos general electric

zerbitzu gizarte batera eta industria gauza asko dira lana da industriak etorkizuna izan behar du eta horretarako ezinbestekoa dugu horren inguruan eztabaidatzea ezagutzea adostea eta neurriak

eta egun automobilgintza giltzarria da gure erkidegoan gurean automobilgintzaren garrantzia erabatekoa da sektore erabat estrategikoa dugu

horietatik berrogei mila zortziehun pertsona ari dira lanean euskal autonomia erkidegoan zenbaki horiek suposatzen dute

hau da industrian lanean ari diren bost lagunetatik bat automobilgintzan dabil hemen fabrikatzen dute estatuko osagai guztien herena eta bi

automobilaren segmentuan hemezortzi mila milioi fakturatu zituen eaen eta horietatik

zifra horiek euskal ekonomiaren eragile nagusietako batean bihurtu dute azken urtetako datuek automozioaren euskal industriaren pisua produktu gordinaren ehuneko bostean finkatzen dute hemengo automobilen

eta digitalizazioak ez du bakarrik horretan eragingo ekoizpenean ere bere eragina izango du gauzen internetak big datak

kotxe hauetan zati digitala gero eta handiagoa izango da eta tresna digitalen bizi iraupena badakigu guztiok bizi iraupen txikiagoa dutela tresna mekanikoak baino

eraginkortasun energetikoa handitu ingurumen eragina minimizatu ezarrita dauden baldintzak badira ekonomia zirkularra bihurtu

horretarako alde batetik kotxe elektrikoak ditugu erlazio zuzena dago

errenta altukoek erosten dituzte eta izaten dira ere bai herrialde garatuak beharrezkoa den azpiegitura elektriko guztiak martxan jarri dituztenak

bi mila hamalauan eta hemen nola gaude garapen horren aldetik aldaketa klimatikorako ere bai baditugu hainbat konpromisoak gutxiago emititzea kalitatea hobetzea edota ekoizpen prozesuetan teknologia garbiak erabiltzea badakigu mugikortasunaren helburua azken helburua zero emisioa dela

era ordenatuan era adostuan askoz hobeto eta horretaz ere bai hitz egin nahi dugu lan talde horretan por hacer una revisión rápida

elkarrizketa zabala hasteko sektorearekin langileen ordezkariarekin

enplegua eta ondasunak jokoan daude etorkizuna idazteke eta esku guztien artean idazteko garaia dela uste dugu guk esaldi bat dago azkarrago joateko bakarrik joan urrutiago joateko taldean joan
joateko garaia da eskerrik asko larrión andrea

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok egun on guztioi dicen que hace treinta años

son inevitables eta horrexegatik larrión andreak esan duen bezala europako ibilgailuen industriak

baditu hainbat erronka eta erronka globalak dira erronka globalak erronka sozialak erronka teknologikoak eta erronka industrialak

zein da zein izan da orain arte euskal instituzioen papera europar instituzioen papera espainiako instituzioen papera ba izan da izan da

automotive intelligence center centrando

eskerrik asko lópez de ocariz anderea euskal sozialistak taldearen ordezkaria corcuera anderea zurea da hitza

corcuera andrea euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok eguerdi on guztioi aunque

legebiltzar lan talde honek sektore honetako langileen ordezkariekin enpresen eta arloko adituen ekarpenak entzunez o sea

eskerrik asko tellería jauna erantzunen txandan eh bilduren ordezkaria

larrión anderea elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocarizek ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak

euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

eskerrik asko eguerdi on berriro arratsalde on jada vamos a ver

eh bildu eta elkarrekin podemos taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hemezortzi boto aldekoa treinta y siete contra

euskal hezkuntza sisteman hezkuntza laikoa bermatzeari buruz eztabaida eta behin betiko eztabaida talde proposatzailearen txanda

ekartzen dugun ekimenaren helburua argia da ikasleen pentsamendu erlijio eta kontzientzia askatasunerako eskubidea bermatzea hau da gure ustez legea betetzea hain zuzen nazio batuen erakundeak umeen eskubideen adierazpenean jasotzen duena el niño

conciencia y religión baina zer gertatzen da hemen aukeratzeko eskubidearen mantrarekin hau ez dela

bermatzeko konfesioren bat daukaten pertsonen artean eta konfesiorik gabeko pertsonen artean

nahastu nahi diren bi gauzak hiritarrei nahasteko erlijioa irakasgai bezala mantendu nahi dutenen artean

eskatzen diegu berma dezatela eskolak instituzio publiko gisa nahi eta ez izan behar duen izaera laikoa

izatea eta eduki konfesionalik gabeko hezkuntza curriculuma edukitzea eta hori gauzatzeko plan bat egitea

talde guztiak hezkuntza publikoa inklusiboa parte hartzailea berritzailea eta lantzen duena baina baita ere laikoa pentsatzeko askatasuna errespetatzen duena eta dogmarik gabe hezitzen duena eta gainera hori aldarrikatzeko gure eskubidea aldarrikatzen dugu baita ere gaurko egun honetan consideramos que lograr una escuela verdaderamente democrática

eskola publikoa defendatzen dugu defendatzen dugu doakoa izatea demokratikoa eta laikoa hezkuntza sistema integral desoreken orekatzailea eta elkarbizitzarako hezitzen duen bakarra izan daitekeelako

hitz berdinak gauza ezberdinetarako erabili daitezkeela eta dialektikak zenbaterako

duen aniztasuna zerbait baldin bada da ez da uniformea eta demokrazia zerbait baldin bada da aniztasuna eta hor garbi ikusten da ba eremu publikoa eta

direla alderdi popularraren aldetik zeren demokraziak zerbait baldin badu bere oinarrietan da kontzientzia askatasuna berdintasuna eta justu demokraziak zerbait baldin badauka da errespetua sinesmen guztiekiko errespetua eta demokraziak zerbait baldin badauka da ez bakarrik sinesmen batekiko inposaketa edo sinesmen batekiko errespetua zeren

eta hor ikusten da etengabe eremu publikoa eta eremu pribatua nahasten ditugula eta gure ustez laikotasunak euskal herriko proiektu politikoaren eta juridikoaren parte izan behar du laikotasunak eremu publikoaren parte izan behar du

laikoa izan behar delako eta hezkuntza sistema publikoa eta oro har diru publikoz finantzatutako hezkuntza eremu

eztabaida honetan zerbait azpimarratu beharrekoa dela eta kontutan izan beharrekoa diru publikoa

denona da hau da askotan gobernutik dirua

momentu horretan gobernuan dagoen alderdiarena izango balitz bezala kudeatzen da eta ez diru publikoa zergak ordaintzen ditugun guztiona da eta zergak ordaintzen ditugu orotariko sinesmena edo sinesmena ez dutenen pertsonak musulmanak katolikoak

guztiok guztiona da diru publikoa eta beraz diru publikoaren erabilera nola egiten den nola bideratzen den funtsezkoa da herritar guztiok berdintasunean tratatzeko

zergatik diru publikoarekin finantzatu behar da sinesmen katolikoa eskoletan

ez da finantzatu behar beraien erlijioa adibidez

eta hori egiterakoan azkenean herritar guztiak ez dira berdin berdin

hau oso gauza zentzuzkoa da oso zentzuzkoa da planteatzen ari garena herritar guztiak

eta desberdintasunik ez egitea herritarren artean eremu publikoan pribatuan allá hemen

eremu publikoa eta eremu pribatua eta beraz logikoa da zentzuduna da sinesmen zehatz bat ez finantzatzea eremu publikoan ikastetxeetan

desberdintzen direlako hori hasteko alegia diru publikoarekin edozer gauza ezin da egin

sistema publikoa ere politikoa erakundeak laikoak izan beharko lirateke eta hori esaten dugu erlijio guztiekiko sinesmen guztiekiko errespetu osoz baina gure uste apalean sinesmenak erlijioak eremu pribatura bideratu behar dira eta hori oso ondo berezitu behar da eremu pribatua eremu publikoa hori da ez aniztasunak errespetuak berdintasunak

eskatzen duena pertsona herritar guztien sinesmenak

errespetatzea eta horrek ez du esan nahi planteatzen ari garen proposamenak ez du esan nahi erlijioak eta sinesmenak ez ditugunak aitortzen eta ez ditugunak errespetatzen errespetatzen ditugu aitortzen

bakoitzaren kontua da eremu publikoa beste kontu bat

eta beste kontu bat da gero ikastetxeetan eskaintzea ezagutza bat munduan dauden erlijio guztiena

ikasle guztiak aukera izan dezaten dauden sinesmenak dauden

nahasten delako ezagutzeko aukera ematea bi gauza oso desberdin dira eta guk pentsatzen dugu hori gainera lagungarria eta aberasgarria

bizikidetzarako ze oraindik ere eremu publikoan nahasketa handia

jaietan erakundeetan eskoletan herrietan sinesmen katolikoaren espresio asko agertzen eta nagusitzen dira maiz

eliza katolikoak sisteman duen boterea ikusten da ere

botere legegile exekutibo eta judizialarekin batera hor dago botere

eta zori txarrez espresio hori hor dago gogoratu behar dugu

akonfesionala dugula baina vatikanoarekin hitzarmen bat duela

bigarren gerra mundialaren ostean sinatutakoa pasatu da denbora pasatu da denbora

gauzak ez dira aldatzen ez dakigu zergatik eliza katolikoari estatuz berezia eman zaio eremu publikoan ez dugu ulertzen eta horrela ikus daiteke gainera egunerokoan erakunde publikoetatik beraien

elizkizun eta abarretara bidaltzen den ordezkaritza eta alderantziz eremu publikoan ematen zaio ordezkaritza eta hor ikusten da

egiten diren eta guzti honek gure gizartean soziologian kulturan izugarrizko eragina izan du izugarrizko eragin sakona izan du eta galdera da noiz arte eremu publikoan

diru publikoarekin sustatu mantendu behar dugu sinesmen hori noiz arte eta zergatik zergatik

aitortu ez zaion eta eman ez zaion tokia ematen zaio eremu publikoan zergatik eta gainera

ordura arte zertxobait aurrera egin baldin bagenu eboluzioan berriro atzera egin dugu eta iruditzen zait badela garaia diru publikoarekin

erabiltzeko azkenean guztiona delako sinesmen orotariko erlijio orotariko pertsonena delako eta guztiok errespetua

bermatu behar baldin badute da herritarren arteko berdintasuna beste kontu bat da bakoitzak bere bizitza pribatuarekin edo eremu pribatuan egiten eta iruditzen zaigu badela garaia hezkuntza saila gobernua gai honi heltzeko eta hori da gaur ere ekarri dugu planteamendua pentsatzen dugu berandu goazela gizartea aurretik doa

gobernu hau eta hezkuntza sail hau iraganean geratzen ari dela non dago gizartea eta non dauden erakundeak eta gainera inboluzioan dagoen espainia bateak atzera tiratuz eta inakzioan dagoen beste

bitartean gizartea hor harrapatuta aurkitzen da ez dakit iraganeko mende

sentido común delakoarekin gauza asko konponduko liratekeela eskerrik asko ubera andrea

esan duen ildotik laikotasuna egin behar da laikotasunak euskal hezkuntza sisteman marko bat errespetatu beharra dauka helburu moduan estatuaren aldetik

hau da benetakotzat hartuz eta berea bezala onartuz estatuak fede baten aitormen adierazpena egin ez dezan konstituzioko hamasei puntu hiru artikuluan jasotako gai batez ari gara zeinek sistema laiko edo ez konfesionala ezartzen duen

askatasun erlijioso eta herritar guztien berdintasunerako oinarrizko eskubidearen babesa ordea era berean konstituzioan ezarririko beste eskubide batzuekin uztartu beharra dago eskolan

eta kultuko eskubiderekin lotu behar da honen inguruan auzitegi konstituzionalak mila bederatziehun eta laurogeita batgarrena otsailaren hamairuko epaian honako hau adierazten zuen en un sistema jurídico político basado en el pluralismo

irakaskuntza askatasunarekin lotuta jarraian datorrena esaten digu auzitegi konstituzionaleko bigarren epaimahaiak mil novecientos ochenta y cincoeko maiatzaren hogeita bederatzian

uztailaren hirukoa euren seme alabek zentroetan euren sinesmenekin bat datorren heziketa erlijioso eta morala jaso dezaten guraso eta tutoreen eskubideak berresten duena artikuluan halaber aipatu legeak euren kontzientzia askatasuna zein sinesmen erlijioso eta moralak errespetatuak izatearen eskubidea aitortzen die ikasleei azkenik

printzipio eta konstituzioko hogeita zazpi puntu hiru artikuluan aurreikusitako aukera erlijioso eta moralak errespetatuz garatuko dituztela bere aldetik hezkuntza sistemaren antolamendu orokorreko logse bat barra mila bederatziehun eta laurogeita hamar lege organikoak

bere bigarren xedapen gehigarrian xedatzen du erlijio katolikoaren irakaskuntza mila bederatziehun eta hirurogeita hemeretziko urtarrilaren hirukoa den

ezarritakoari doituko dela xedapen honek gerora argitaratu diren hezkuntzako lege organiko guztietan egon da xedapen hau euskal eskola publikoaren bat barra mila bederatziehun eta laurogeita hamairu legeak otsailaren hemeretzikoak bere hiru puntu bat artikuluan adierazten du

euskal gizartearen zerbitzura dagoena gizarte eta kultura mailan bere ingurunean errotua

eta bere xedeen artean ezartzen du irakasleen katedra askatasuna lege honek zehazten duen esparruan guraso nahiz tutoreek euren seme alabentzako ikastetxea aukeratzeko eta hala dagokionean legez ezarritako baldintzetan

oinarrizko hezkuntzaren kurrikuluma zehaztu eta euskal autonomia erkidegoan ezartzen duen abenduaren hogeita biko berrehun eta hogeita hamasei barra bi mila hamabost dekretuko bigarren xedapen gehigarria erlijioaren irakaskuntzari eskaintzen zaio eta adierazten du ikasturtea hasi baino lehen

nahi duten ala ez adieraziko dute adinez nagusi diren ikasleek eta adingabekoen guraso edo tutoreek

bigarren hezkuntzan nahitaez eskaini beharrekoa ikastetxeentzat eta hautazkoa ikasleentzat

eta balio etikoak derrigorrezko bigarren hezkuntzan gurasoek

batxilergoaren kasuan batxilergoko kurrikuluma zehaztu eta euskal autonomia erkidegoan ezartzeko

ezartzen du erlijio irakaskuntzak batxilergoan sartuko dira dekretu honetan ezarritakoaren arabera ikastetxeek erlijioa eskaini behar dute batxilergoko kurtsoetariko batean dekretu honetako

hori da markoa markoa benetan ondo mugatua eta ondo

gaiak behin baino gehiagotan gai hau

marko estua ezarri delako hori da markoa eta hori da jolas gunea eskubideak babesteko asmoz konstituzioak instituzioei galde egindako neutraltasuna bermatua dator beraz

ahal ez izateagatik baina neutraltasun hori hautsi egingo litzateke zentroek bere ikaslegoari nahi duen erlijio irakaskuntzaren aukera askatasuna

egiteko aukera eskaintzeari utziko baliete gure ustez beraz euskal eskola publikoak indarrean dagoen marko guzti honen eskutik

babesten du euren sinesmenengatik tratu baztertzaile bat jaso dezaten saihestuz hori dela eta zuzenketa bat sartu genuen talde sozialistarekin batera non aitortza bat egiten zitzaion euskal eskola publikoaren funtsezko zeregin

eta halaber eskatzen jakon jarrai dezala hezkuntza sistemaren interesak premia espezifikoak eta autonomia zaintzen eta era berean berma dadila kalitatezko hezkuntza sistema publikoa berdintasuna eta

non zalantzarik gabe laikotasunak bere neutraltasunarekin erlijio askatasuna ekarriko duen eskerrik asko eskerrik asko

lo ha explicado aniztasunaren kudeaketa horretan aniztasuna justu da

eskola anitza denez aniztasun hori bermatu behar dugu eta hori da hezkuntza

eskerrik asko martínez zatón jauna euskal talde popularraren

eremu publikoa hemendik eremu publikoa hortik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

zentzuzko kontu bat besterik ez da begira zergak ordaintzen ditugunak orotariko pertsonak gaude pentsaerak batekoak bestekoak erlijio batekoak bestekoak katolikoak direnak katolikoak ez direnak musulmanak direnak musulmanak ez direnak

zer gertatuko litzateke erlijio desberdinetako pertsona horiek zergak ordaintzen dituztenak eskatuko balute eskolan ere beraien erlijioa ematea

ordu guztiak beteko genituzke erlijioko arloarekin zeren markoa baldin bada

egon behar baldin bada kontzientzia askatasunean herritar guztien arteko berdintasunean

tolerantzian errespetuan hau da demokraziaren oinarri guzti horietan berdintasun bat egon behar da

berdintasuna errespetatzea baldin bada eta pertsonen aukera berdintasuna errespetatzea baldin bada hori egin beharko genuke edo denak edo ezer

lehen aipatu dizkidazue markoak ematen dituen irispideak eta gaur egun markoa betetzen da galdera da pastor jauna urrutia jauna

edo izaera laiko hori ez da betetzen bi gauza oso desberdinak agian teorian izaera laikoa izan

eta okerragoa dena sistema publikora

teorian irakasle eta langile guztiak modu berberean sartu behar direnak ez erlijio irakasleak atzeko atetik sartzen dira eta oraindik ere

eta langileen artean ere desberdintasunak beraz kontuz esaten denarekin

beste gauza bat da betetzen den markoa eta beste bat da hemen markoak aldatzeko gaude edo ez ez da gure lana markoak aztertzea marko desberdinak proposatzea bueno ba guk bat

eta ez bada betetzen betearaztea eta nola ez den betearazten ba aldatu beharko da herritar guztien berdintasuna bermatzeko eta batez ere diru publikoaren erabilera sentsuzko egiteko eren guztion dirua delako

ematen da gobernuan dagoen alderdiaren dirua dela eta bere irizpidearen baitan manejatzen dela baina ez ez diru publikoarekin eremu publikora nola bideratzen da ba garrantzi handia dauka herritar guztien berdintasuna bermatzeko

nahasten dugu orain arte ere ikusi dugulako eremu publikoa eta pribatuaren artean gaur eztabaidan agerian geratu den bezala zelako nahasmena

esan dut lehen eremu publikoan hau da erakundeetatik politikan egiten diren aktoetan diru publikoarekin finantzatuta egiten diren eremuetan ba hor erlijioarekin haztea ez dauka zer ikusirik beste kontu bat da fundazio batek elkarte batek edo eliza berak bultzatzen dituen prozesio horietan bengoechea andrea aipatu dituzun horietan ba bakoitzak aske da joaten den edo ez baino horra

ez dira joan behar erakundeen presentzia zein izan behar den diru publikoz finantzatu behar dira hori beste eztabaida bat da

finantzatzen baldin bada zergatik ez dira finantzatzen beste erlijio batzuk antolatzen dituzten beste ekitaldiak gure gizartean gauza asko nahastu dira ohitura eta hainbat tradizioekin

eta hainbat eztabaida eman behar direla batez ere diru publikoarekin zer egiten dugun guztion diruarekin zer egiten dugun eta iruditzen zaigu hori zentzu pixkatxo baterekin

hezkuntza publikoaz ari ginen eta diru publikoaz

hezkuntzaz ari ginen eta diru publikoaz zer finantzatu behar dugu

helburu batzuk bete behar direlako eta lehenengo helburua da herritar guztien

orduan galdera da diru publikoarekin herritar guztien berdintasuna bermatzen ari gara bai edo ez eskerrik asko

ubera andrea euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko pastor jauna amaitzeko euzko abertzaleak

laburra izango naiz badaude zenbait gauza

eta uste dut eztabaidei ez diegula ihesik egiten eztabaidarako prest gaude baina eztabaidak

behar du izan sakona eta izan behar du

eta aldatu beharrekoak aldatzeko beldurrik ez dugu inoiz izan

aditzera ematen direnak hemen ematen du

ematen du hemen ez dela babesten eta sustatzen pentsamendu askatasuna edo denak doktrinatuak gaudela zuk eman duzun definizioan

orduan gauza batzuk hor daude benetan onartezinak direnak

izan ditzakezu izan ditzakegu ikuspuntu desberdinak baina nik badakit

ez duzula pentsatzen horregatik nik eskertuko nuke eztabaidatu beharreko guztiak eztabaidatu behar baina eztabaidatu ditzagula rigore

eta nik eskatuko nuke akordioetara iristeko borondatearekin jakinda

zenbait gauzen inguruan aldatu

delako espainiak eta vatikanoak duten akordioa ezin dugu aldatu horren inguruan esango dizut nik

entzuten ditudala interbentzio guztiak baita madril aldean ematen direnak ere eta oraindik oraindik orain adibidez iglesias jaunari ez diodala horrelako honen inguruko hausnarketarik entzun gero

ubera andreak asko aipatu du eremu publikoa eta eremu pribatua

zure ekimenean aipatzen duzu instituzio publikoek zera izan behar dutela erlijioekin edo

banaketa bat kontxo ba nik ikusita ze bide izan duen ekimen honek

ekimen hau hasi zen bi mila hamazazpian ipini zenuten ekainean ipini zenuten ekimena lehendabizikoz

eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna eztabaida amaitu dugunez

elkarrekin podemos eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

onartu osoko zuzenketa eta jarraian euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi boto aldekoa treinta y siete contra beraz berdinketa dagoenez hurrengo

osoko bilkurarako utziko dugu gai zerrenda agortu dugunez